jakinarazten dizuet gai zerrendako hemeretzigarren puntua beste baterako utzi dela eta laugarren puntua hirugarren puntuan ikusiko dela eta hirugarrena laugarrengoan gai zerrendako lehenengo puntua galdera maialen gurrutxaga uranga

hizkuntza politikako sailaren estrategiaren inguruan urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburu jaun andreok

legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi zupiria jauna bi mila hogeiko

kirol batzordean sailaren ildo estrategikoak aurkeztu zenituenean euskararen ezagutzan eta erabileran aurrera egitea herri helburua dela adierazi zenuen

horretarako legealdi honetan euskararen agenda estrategikoa lantzen ari zarete eta bi mila hamabitik indarrean dagoen euskara sustatzeko ekintza planaren dokumentu estrategikoa

honek herri gisa hizkuntza politikari eta euskararen normalizazioari dagokionean

gizarte osoaren bultzada behar duela gure herriko gainontzeko herri erakundeen eta herri ordezkarien euskalgintzaren eta norbanakoena

erakunde eta gizarte adostasun zabala lortu da euskararen ezagutza eta erabilera sustatu eta indartzeko eta aurrerantzean ere elkarren arteko lanak bermatuko du gure hizkuntzaren etorkizuna hiztunek ematen baitiogu euskarari bere hedapena ahalmena eta horren aldeko apustuan jarraitu behar dugu denok guztion hauspoa behar du euskarak erabateko normalizaziorantz urratsak eman nahi baldin baditugu

betean asmatu du euskalgintzako sektoreen saretzea eta elkarlana sustatzerako orduan

erabilera areagotzeko euskalgintza bat eginez gure hizkuntza ohiturak aldatzeko xedearekin eta edizioz edizio indartsuagoa dena gure hizkuntzak horrelako jarrera eskatzen du diskurtso positiboa eta ekintzailea

jarri behar gara denok aurrera begira herri bezala erronka garrantzitsuak ditugu euskarak hauspoa hartu dezan gure bizitzako eta gure bizitzetako hizkuntza izan dadin horregatik

hizkuntza politikari dagokionean zeintzuk diren sailaren helburu estrategikoak eta lan ildo nagusiak arlo honetan agintaldi honetarako eskerrik asko

legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideok gobernukideok egun on guztioi

eusko jaurlaritzak legealdi honetako hamar herri helburuen artean ezarri du euskararen

aurrera egitea euskararen normalizazioa beraz jaurlaritzak bere osotasunean jorratuko duen helburua da herri ikuspegia oinarri hartuta

lantzen ari gara eta euskararen agenda estrategikoan jasoko ditugu

aipatu nahi ditut lehenik eta behin euskara eremu sozioekonomikoan normalizatzeko plan estrategikoa bi mila hemeretzian onartu zuen gobernu kontseiluak harrezkero bere edukiak jorratzen eta gauzatzen jardun dugu hakobako kideekin batetik

erakundeen eremutik kanpo lankidetzan industria eta zerbitzu enpresekin eta hizkuntza aholkularitzekin baita hezkuntzari lotutako eragileekin ere lurraldez lurraldeko proiektuek honakoak dira bizkaian batetik

eusgara izenekoa bertako enpresei euskararen erabileran aurrera egiteko zerbitzuak eta laguntzak eskaintzen dizkiena eta bestetik apirilean

landue egitasmoa durangaldean gauzatuko dena gipuzkoan euskaraz talentua gara proiektua lanbide heziketako ikasleentzat

eta araban lanabes proiektua azkenik kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei lotutako dekretuaren betetze maila hobetzeko ahalegina egiten ari gara saltoki handiekin eta finantza entitateekin batera etorkizuneko hitzarmen berria lantzen ari gara bigarren ildoa ingurune digitaleko bide orria euskararen aholku batzordearen baitan ingurune digitaleko batzorde atalak osatu du bide orri hau eta laster gobernu batzordera eramango dugu

euskarazko edukien sorkuntza eta edukiok jendearen eskura egotea sustatu behar dugu eta lau lerro estrategiko definitu dira

euskarazko tresna aplikazio eta baliabide digitalak sustatzea

hirugarrenik euskal autonomia erkidegoko administrazioan hizkuntzen erabilerarako irizpideak finkatzea bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko jarraibideak ezarriko ditu dokumentu honek hizkuntza irizpideek hiru helburu nagusi izango dituzte lehenengo eta behin herritar guztien eskubideak

horrekin batera euskararen erabilera normalizatzea zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa eta azkenik sektore publikoa euskararen normalizazioan eredu izatea laugarrenik kirolean euskara sustatzea zortzi eta hemezortzi urte bitarteko gaztetxoen artean euskararen erabilera handitzeko

uda aurretik onartuko dugu eta lau esparrutan eragitea da bere asmoa formakuntza erabilera berrikuntza eta sustapena eta bukatzeko bosgarren ekinbideak helduen euskalduntzearekin du zerikusia agintaldi honetan euskalduntze sistemaren finantzazioa hobetzea da gure helburua irakasleen lan baldintzak hobetzeko eta jardueraren etorkizuna bermatzeko horretarako

irakaslegoaren etorkizuna egonkortzeko hauek dira

batzuk legegintzaldi honetan aurrera ateratzeko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

mila esker lehendakari andrea egun on guztioi urkullu jauna egun on astebete da elkarrekin egoteko aukera izan genuela eta bat gentozen berriz ere oso egoera arduragarria baten aurrean geundela covid hemeretzia dela eta

gehiago egon direla astebetean hemezortzi pertsona hil dira eta

es una comunicación clara unas medidas claras coherentes y comprensibles eta jendea dago nahastuta eta jendea dago haserre eta sektoreko ezberdinetako jendea ere dago haserre aurreikusi zitekeen egoera batean gainera urkullu jauna horregatik galdetzen dizut zeintzuk dira

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi

labiren edo labiren batzorde teknikoak jarraipen zehatza egiten du egunero eta egunero beraz planteatu daitezke

estatu mailan erkidegoen arteko batzordeari buruz diren erabakiak kontutan hartuz ere zeintzuk izan diren edo zeintzuk izan daitezkeen hemen ezarri ahal izango genituzkeenak

baina zure galderari erantzunez argi eta garbi izan behar du gizarteak eta hemen eta behin eta berriz azaldu dugu bizi berri plana bizi berri

asmatutako neurriak eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

ba begira urkullu jauna hemen daukat bizi berri plana atzo berriro errepasatu nuena eta bere garaian esan nizun bezala ez dut uste

jartzen dituenik izan ere erremintak behar baldin baditugu jakin beharko dugu erreminta ezberdinak erabiltzen baldin eta emaitza ezberdinak lortuko baditugu eta gainera betiko murrizketei beste neurri batzuk erantsi beharko dizkiegu ez beti pisua herritarren gain jarrita

urratsak eman beharko ditugu kasuaren definizioan adibidez maskara jarrita edukitzeak edo ez edukitzeak duen eraginaz askotan esan dut hau ere baina

uste dut honetan ere azpimarra egin behar dugula eta begiratu garraio publikoan

unibertsitateetan zer eragin nola kutsatzen garen beti esaten dizudan bezala murrizketak egitearekin batera kaltetutako sektoreak kontuan hartu beharko ditugu euskal herria bilduren galdera bati erantzunez abenduaren hogeita hamaikako datarekin gobernuak bazuen nahikoa diru beraz

eta beste erreminta batzuri dagokionez ba ea ados jartzen zareten gobernua osatzen duzuen alderdiak eta baita zu eta mendia andrea ere

baliabide hain zuzen ere jendea babesteko nahiz eta beti neurri murriztaileak eta ez eskubide gehiago garatzekoak izan eta mendia andreak dio baietz eta bitartean jakin dugu aste honetan enegarren

jakinda bukatzen denean ere urratu dutenarekin ez dela hasierakoa izango eta aste honetan jakin dugu autogobernu ponentzia ez dela martxan jarriko

eta eskean ibiltzea kogobernantza aldarrikapena

baina begira adostu genuen estatus berri baterako akordio bat eta

gustatu eta orain zure alderdia enpeinatzen da esaten kulpa beste batena dela

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea esaidazu bizi berri hirugarren planean aurreikusita dauden

zer den ez duguna betetzen edo ez duguna beteko planteatutakoarekin eta oraindik ere arratsaldean labiren batzordea ez delarik oraindik batzartu

eta esaidazu gizarteak ez ote duen argi izan behar

argitaratu egin denean ez ote duen gizarteak argi izan behar zein den jarraitu beharreko ibilbide horri bestetik

planeta osoan egon ahal da zure galderari baietz erantzun diezaiokeen agintari bakar bat tresna nahikorik ote dugun norbaitek erantzun ahal dezake bere esku dituela pandemia egoera horri aurre egiteko tresna guztiak esparru guztietan ziur asko agintari guztiek esango dute kontua da ditugun tresnak ahalik eta ondoen erabiltzea eta pandemiaren errealitate gogorrari aurre egiteko tresna eraginkorrak dauzkagu

osasun sistema publiko sendoa daukagu herritarrek ondo baloratzen dutena bi suspertze sozioekonomikoa eta enplegua berreskuratzeko tresnak dauzkagu

covid funtsak ditugu hiru bizi berri plana dugu gizarte osoaren lankidetza eta ekarpena bideratzeko herrialde askok baino baliabide eta tresna gehiago ditugu eta egia da

eta orain daukagunarekin ezohiko egoerari erantzuteko garaia da eta lortzen ari gara

baina orain ekaitzaren erdi erdian gaudenean kontua da iparra galdu gabe egoera honetatik

auzolanaren elkarlanaren eta eskuzabaltasunaren garaia da zailtasunaren aurrean

beste kontu batzuk aipatu egin dituzu euskadiren erakundetze ereduak bidea erakusten digu argi dago tresna eta baliabide gehiago izan nahi ditugula

baina politikaren arima baita ere gizartearen beharrak eta eskariak ondo irakurtzea eta ulertzea da orain duguna sendotu eta osatu behar dugu argi izanik gure autogobernu aitortua etorkizuneko autogobernuaren aurrerapenaren oinarria izango dela beti

gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina euneiz unibertsitatea euskal autonomia erkidegoko unibertsitate pribatu gisa aitortzen duen lege proiektua onartzeari buruz

eskerrik asko martínez zatón jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza

lehendakaria legebiltzarkideok sailburuok egun on hezkuntza sailak euneiz izeneko unibertsitate proiektua onartzeko

eta araudiaren arabera bideratu dugu alegia euskal unibertsitate sistemaren legearen

atalean zera dio hitzez hitz edozein pertsona fisiko edo juridikok sustatu ahal izango du publikoak ez diren unibertsitateen aitormena horretarako muga edo debeku bakarrak unibertsitateen gaineko oinarrizko legedian ezarritakoak izango dira

aipatutako araudiaren arabera aztertu eta araudiaren arabera bideratu dugu eskerrik asko eskerrik asko

enpresario baten interesak eta etekin ekonomikoa hori soilik dago euneiz atzean

edo beste unibertsitate batzuetan daude beraz sinplea da dirua dirua eta dirua

ese real decreto perdón beraz bildarratz jauna garaiz gabiltza unibasq entzuteko eragileak entzuteko

eta ez euskadiko unibertsitateen lana gutxiesteko

hezkuntza sailak indarrean dagoen legedia betetzeko legez eskatzen diren tramiteak egin ditu eta beraz lege proiektua egin

lege proiektu hori legebiltzar honetara igorri da eta orain legebiltzar honi legebiltzar honi dagokio lege proiektu hori onartzea edo baztertzea

gai zerrendako hirugarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina ikuskatzeko kanpaina berriari buruz prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna hurtado jauna zurea da hitza

europako funtsek duten egoerari eta aurrekontuetarako

iturgaiz jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturgaiz jauna harremana

gure partetik euskadi next proiektua landu eta aurkeztu dugu espainiako presidenteak uztailean eta europar komisioko presidenteak urrian ezarritako irizpideen arabera egin dugu gaia zuk diozun bezala gertu gertutik jarraitzen dugu eta jarraituko dugu baina oraingoz

beraz balorazioa gazi gozoa da el propio reglamento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

de los fondos zure bazkide sánchez egiten ari dena europako fondoekin iluntasunaz beteta dago

beste neurri batzuk hartzeko eta alderdi popularra eta ciudadanos gure laguntza ematen dizugu iluntasun horrekin bukatzeko eta bilatzeko agintari
independente bat fondo horiek kudeatzeko eskerrik asko iturgaiz jauna amaitu da denbora

lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak lehendakariari egina hitzeman programari buruz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez hitzeman fue un programa

eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

lehendakariari egina bigarren errepublika aldarrikatu zeneko

en tan importante fecha eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea hernández jauna mila bederatziehun eta hogeita hamaseiko uztailaren hemezortzian

mila bederatziehun eta hogeita hamaikako errepublikaren aurka matxinatu zen estatu kolpe iraingarri bat izan zen

estatu kolpe horrek zure aurkezpenean esan duzun moduan errotik suntsitu zituen errepublikaren garaian lortu ziren gizarte aurrerapen aipagarriak estatu kolpe horrek aldi berean bazterrean utzi zituen

zuk goraipatzen dituzun balio errepublikanoak gure balioak ere badira aipatu dituzun guztiekin bat nator eta bat gatoz

bigarren errepublikako aurrerapenak aurkeztu dituzu adibide batzuk aipatuz hain zuzen ere

hala nola gaixoei laguntza ematea eskubide sozialak aitortzea eta bermatzea hala nola adinekoei laguntzea amatasuna eta haurrak babestea edo langileei bizitza duina bermatzea gaixotasuna istripua langabezia zahartzaroa baliaezintasuna edo

babesa emanez beste adibide batzuk ere aipatu dituzu emakumeen botoa abortuaren onarpena edo hezkuntza publikoa doakoa eta unibertsala

gure idearioaren parte dira izan ere nire ustez ideia horiei eustea da errepublikaren izpirituari egin diezaiokegun omenaldirik hoberena

mesedez eskatzen dizuet kartel hori kentzea mesedez gonbidatuei eskatzen diet kartel hori kentzea mesedez kartel hori kentzea

lan egiten dut eta aurrerantzean ere lan egiten jarraituko dut euskal gizarte bidezkoago eta berdinzaleago baten alde arlo guztietan eta ikuspegi guztietatik

denok gara beharrezkoak beharrezkoak eta erantzunkideak erronka horretan

ez dezagun beraz amore eman auzolanaren aldeko aldarrikapen hori berrestea errepublikaren espirituari

iruditzen zait errespetu osoz eta apaltasunez bizi dugun egoera zail honi aurre egiteko auzolanaren izpiritu hori berreskuratzeko proposamena egiten dizuegu guztioi

isabel gonzález rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina domus vik euskal autonomia erkidegoan egoitzak
kudeatzeari buruz gonzález andrea egun on lehendakari jauna

konozimendu gutxi duten enpresek biziki konplexu den gaia kudeatzen ari dira ez da bizitza zaintzen ari

esto puede ser un escándalo eta beraz nire galdera da eusko jaurlaritzak

eta errepikatzen jarrai ez dezan eskerrik asko

gizarte zerbitzuen euskal sistemaren antolaketan eta gobernantzan kokatzera gonbidatzen zaitut

erakunde maila bakoitzaren eskumenak hamabi barra bi mila zortzi legeak arautzen eta zehazten ditu lege horren arabera

foru aldundiei dagokie eusko jaurlaritzak ez ditu kudeatzen ezta ere zure galderan aipatzen dituzun hileta zerbitzuak beraz

jaurlaritzari gure eskumenari ez dagokion ekintza bat abiaraztea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

las administraciones cumplan su papel baina arazoa eredua da behar duguna da publifikazioa pribatizazioa dakarrena da gardentasun falta

lukro eta negozio gabe zaindu duintasunez eta modu publikoan zaindu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak bigarren
lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina gizarte ekonomia sustatzeko kontseiluari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

berriro gaude hemen eta lehenengo eta behin zorionak zure egokitasunagatik ez izan ere zure galderaren formulazioan alderdi popularraren eta ciudadanosen izenean onartzen duzu orain espainian

gobernu bat dagoela galderari berari dagokionez erantzuna da

gizarte ekonomiarekin egiten dugu eta egingo dugula gobernutik eta orain dela hiru aste legebiltzar honek erabaki zuen bezala egingo dugula plan estrategikoarekin gobernuaren konpromisoa da

eskerrik asko mendia andrea barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

hartu beharreko premiazko neurriei buruz garcia andrea
zurea da hitza bai mila esker eta egun on legebiltzarkide guztiei eta egun on ere goian zaudeten langile guztiei
ela lab esk steilas ehne euskal gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek duela astebete aurkeztu duten txostenean salatu dutenez covid hemeretziak

lan istripuen eta gaixotasun profesionalaren drama geldiarazi ez da jarduera ekonomikoak egin zuen neurri berean murriztu

hamar langile hil dira lanean hau da urtea hasi denetik ia astero langile bat hil da lanean

beste pandemia bat direla gauzak horrela euskal herria bilduk sindikatuek

dioten galdera bera ekarri dugu legebiltzarrera noiz hartuko ditu gobernuak laneko ezbeharrei aurre egiteko premiazko neurriak mila esker eskerrik asko

andrea erantzuteko mendia andrea zurea da hitza premiazko neurriak hartuta daude
eta osalan lan arriskuak saihesteko lan egiten du egunero eta daramatza hogeita zortzi urte lanean horretan

eta helburu horiekin eta prebentzio neurriak hartzen dira eta prebentzio lanak eta planak egiten dira eta mahai gainean ipintzen dira eta aholkuak eta laguntza ematen diete enpresariei

garcia andrea zurea da hitza bai no

eta laneko arriskuak prebenitzeko politika publikoak ez direla behar bezala funtzionatzen ari

hainbeste bizitza galtzeak dakarren tragedia pertsonal

gobernu honek orain arte baino urrunago joan behar du gobernuaren aldetik beharrezkoak dira konpromiso irmoak eta argiak eta neurri eraginkorrak batez ere behar diren errekurtso guztiekin

gehiengo sindikalen esanetan urte honetarako aurrekontuen ehuneko zero koma bat baino ez da dedikatzen lan osasunerako

sindikatu guzti guztiekin hitz egin behar da haiek baitira aldatu behar dugun errealitatea gertutik ezagutzen dutena mila esker

elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina osakidetzako goi karguen ate birakarien inguruan estarrona jauna

kargua utzi eta berehala hasi ziren lanean osasun arloko keralty health enpresa pribatuan enpresa honek urte asko darama zentro medikuekin lanean

osasun sailak hauekin kontratuak sinatu ditu azken urteetan eta litekeena da etorkizunean harreman kontraktualak ere izatea darpón sailburu ohiaren kasuan bi hilabete pasa ziren dimititu zuenetik enpresan lanean hasteko baina bi egun aldiz fátima ansotegi eta mayte bacigalupe sailburuorde eta zuzendariorde ohiak hauek

jaurlaritzaren baimenarekin honek iritzi publikoan duen eraginarekin politikagintzarako instituzioekiko eta kasu honetan osakidetzarako
beraz garamendi andrea gaurko galdera da ea jaurlaritzak ate birakariak baimentzea jardunbide egokia dela uste duzun eskerrik asko
estarrona jauna garamendi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburu legebiltzarkideok egun on estarrona jauna

gai hauek seriotasunez eta objektibotasunez eta indarrean dagoen araudia aplikatuz landu behar direla

zuk idatziz jasotako galderari erantzunez argi eta garbi esaten dizut nik zuzentzen dudan sailak betearazi egiten dituela

zorroztasun osoz aplikatzen dugu alde batetik kargu publikodunen jokabide kodea eta haien interes gatazkak arautzen dituen bat

kargu publikodunen betebehar eta eskubideei buruzko ehun eta berrogeita hamasei

araudian oso ondo zehaztuta daude prozedura eta baldintzak

hori da joko eremua eta ez beste bat zuk aipatutako pertsonen kasuan

pertsona horiek eskabide bat egin dute eta eskabidea aztertuta

zituztenez eskabidea onartu egin zen ez dago besterik kontu desberdina da zuk indarrean den markoa gustukoa duzun ala ez
hori beste eztabaida bat izango litzateke eskerrik asko garamendi andrea

legedia eta araudiak betetzen diren horretarako epaitegiak daude etika batzorde batek jardunbide horiek etikoak diren hori esateko dago printzipioz legedia eta araudiak horretarako epaitegiak daude horretarako daude legeak eta epaitegiek esango dute betetzen duten

eta marjina eman dizugu eta etika batzordean gauzak aldatzen ziren ikusi arte zeren guk galdera hau dakizun bezala bi mila hogeigarrena urteko azaroan erregistratu genuen baina ez dugu gaur arte ekarri

leialtasunez jokatu dugu baina diktamena etorri da eta aurrekoen norabide berdinean doan behin ate birakariak baimenduta hauek justifikatzeko modu eta aitzakiak bilatuz gaur zuk eman didazun erantzuna bezala y es que erkoreka le ha pasado

eta gure ustez gure ustez puntu honetara helduta bi aukera dituzue edo bertan behera utzi batzordea eta adibidez jarduera

alde egin europako hainbat lekutan dagoen bezala eta estatu mailan ere

edo gutxienez etika batzordea deitzen diozuen honi zuzenean estetika batzordea deitzea jendea ez

estarrona jauna egia da bai hainbat aste igaro dira ekimen hau erroldatu zenuenetik eta orain arte ez duzu hona ekartzeko interesik agertu

joan nahi izan duzu baina ez nauzu joko horretan

lehen txandan esan dizudan bezala jaurlaritzak zorrotz betetzen du bere egitekoa eta zure galderan aipatzen dituzun kargu horiek

indarreko legediaren arabera araudiak eskatutakoaren bidetik beharrezkoa zen dokumentazio guztia aurkeztu zuten

horiek legeak argi eta garbi definitzen ditu kargu publiko bat jardun pribatura pasatzeko baldintzak

kargua betetzen egon den bitartean harreman zuzena izan duen enpresekin legea berak harreman zuzena zer den eta zer ez den

bigarren hori izan ere bi kasu horietako bakoitzean espedientean jasota dauden txosten teknikoek baieztatzen dute batak zein besteak legediak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituztela ondorioz ez da egon eskatutako bateragarritasuna bukatzeko inolako arrazoirik eta zure aipatzen duzun hirugarren kasuan garbi utzi behar da ez zaizkiola aplikatzen kargu publiko bati aplikatzen zaizkion baldintza berberak

langile zeinenean ez dago beraz inoren izen ona zalantzan jartzeko inolako arrazoirik gauzak behar bezala egin dira araudia eta prozedurak betez zuek nahi adina zalantza plazaratu arren

duela sei urte adostasun maila zabalarekin onetsitako markoa aldatu nahi baduzue ondo dakizue prozedura zein den eskerrik asko eskerrik asko
garamendi andrea gai zerrendako

eta ingurumeneko sailburuari egina la naval ontziolaren

industrialari buruz casanova jauna zurea da hitza eskerrik asko

guztioi pasa den martxoaren bederatzian ezagutu genuen la naval enpresaren hartzekodunen lehiaketaren azken fasearen emaitza eta dagoeneko guztiok dakigunez talde belgiar batek arlo logistikoan lan egiten duen talde belgiar batek

hogeita hamasei milioi eurotan euren helburua bada hor gune logistiko bat sortzea

industrial edo industrialentzako atea irekita utzi baina edozein kasutan ontzigintzaren desagerpena ekarriko lukeen proiektu bat izango zen hau berri hau ezagutu nuenean neuk eta uste dut ezkerraldeko biztanle gehienok sentimendu biziak sentitu genituen

harridura pena eta haserrea ere bai harridura ez nuelako espero

ez egotea talde industrial sendo bat lehiaketa hori irabazteko jaurlaritzaren babesarekin eta egia da gobernu honekin begi bistakoa da distantzia handia dauzkadala eta kritika asko

egitea pena ere sentitu nuen gure historiaren ezkerraldearen eta euskal herri osoaren historia

amaiera idazten zelako herri honetan euskal herrian ez dira berriro eraikiko itsasontzi erraldoiak mota honetakoak adibidez

gazerorik handiena historiarako geldituko dira horrelako argazkiak nerbioiko

gelditu harridura pena eta baita ere haserrea gauzak beste era batean eginez gero emaitza ere desberdina izango zelakoan nagoelako

emaitza ezberdina zen eta horregatik haserrea sentitu nuen eta azken sentimendua ere pandoraren kutxan bezala ba itxaropen puntu bat uste dudalako uste dugulako eta uste dut

eta posible izango dela jarduera industriala eta ahal bada ontziolaz sektorekoa edo ontzigintza sektorekoa mantentzea orube horietan orain zer orain dagoeneko kontrola galdu dugu jabe pribatu bat dago eta egingo du lege barruan nahi duena

sektore publikotik proiektu bat bultzatzeko jabe berriak ez badu onartzen ontzi handiak ez dira egingo badirudi hori argi dagoela galduko da jakinduria zati bat gure industriaren ondare eta ezagupenaren zati bat galduko da

galdu dira lantegi historikoa desagertu da eta beste urrats bat ematen da

prozesuan beste urrats bat ezkerraldea hipermerkatu eta biltegi eskualde bihurtzeko garai batean gure ekonomiaren eta gure industrian traktorea

revertir ese fracaso eta gu hor egongo gara temati azken momentura arte presionatzen jarduera industriala berreskuratzeko jaurlaritzaren akatsak konponduko beharrean gaudelako harridura tristura eta suminduraren ondoren

jokatzeko unea da ez da geldirik egoteko unea la navalen orubea industriala izaten jarraitu behar du hori da ezkerraldeak nahi eta behar du

berkalifikatu amazon costco eta hipermerkatua jartzeko

sestaon bultzatu du adierazpen instituzional bat eta noski beste alderdien izan du adierazpen instituzionala izateko berresteko lurralde horien izaera industriala eta eskatzeko jarduera industriala mantentzea ahal bada

sektorekoa eh bilduk jarraituko du kaleetan ezkerraldeko kaleetan kontatzen gertatu dena eta aldarrikatzen industria mantentzeko hor jarraituko dugu buru belarri hemen bi aukera dauzkagulako hau da iragarki bat la navaleko orubetan eraiki nahi den gune logistikoarena salgai dago alokairuan

guk nahi genuena industria eta ontzigintza mantentzea honen aldeko apustua egingo dut beste gune logistiko bat industria ezinbestekoz behar duen eskualdean eduki ahal izateko eta azkenengo gauza bat jarduera industrialaren aldeko mantentzea iragartzen dut ere euskal herria bilduk eskatuko duela

garabi hauek eta ondare kulturaleko beste elementu batzuk la navalen daudenak monumentu izendatzea bateragarria izan daiteke jarduera industrialarekin baina ez dugu permitituko berriro beste tropelia bat gertatzea eta gure ondare industrialaren

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko presidenta andrea sailburua eta legebiltzarkideok

casanova jauna diozun bezala aipatu duzun bezala la naval enpresaren historia luzea da eta

enpresa krisian sartu zenetik ondoren izan duen bilakaera baina gauza bat argi esango dizut jaurlaritza hau

ez jabea izan ez kudeatzailea izan beraz ardurak

guk gureak eta bakoitzak bereak baina egin dezagun errepaso bat

alternatiben lanketa prozesu bat egin genuen eta enpresarekin berarekin eta langileekin aritu ginen

ez zedin konkurtsoan sartu zenean egoera

irteeraren baten alde lantzen aritu ginen beti administrazio eta erakunde garen tokitik eta

administrazioari lagunduko dion enpresa bat ez alderantziz enpresa bati lagunduko dion administrazioa administrazioa laguntzaile

behar du aitzindaritza horrelako proiektu batean eta azkenik likidazioa eta epailearen erabakia

ez da azken erabakia behin betiko erresoluzioa ez baita kaleratu baina egia da badirudi argi dagoela irabazle zein izan den eta proiektuaren nondik norakoa baita ere ezagutu dugu oso labur aipatu dudan prozesu honetan urteak eraman ditugu

bakoitzean jaurlaritzak beti izan du ez laguntzeko eta eserita egoteko prestutasuna baizik eta laguntzeko ekimenak martxan jarriz egon gara bruselan madrilen bizkaiko aldundiarekin

eta sektoreekin bai bertakoekin eta bai kanpoekin soluzio baten irtenbide baten bila eta bereziki eta batez ere langileekin bueno kontatu gabeko izan dira batzuk atseginagoak eta besteak gogorragoak egoera zihoan bezala baina zalantzarik ez izan ekonomiaren garapen saila buru belarri aritu dela eta diharduela

irtenbide egokiena lantzen eta horretan laguntzen

eta administrazio publikoa lagungarri bezala zure zioan diozuen

enpresari edota enpresa talderen baten proiektua izan da beti beti mahai gainean izan duguna proiektu horren arabera administrazioa lagungarri izango zela eta baita ere eta esan genuen eta jarraitzen dugu esaten

ez dezagun hori ere ahaztu ze agian ahaztu egin zaizu komentatzea ze hemen

eta hor jarraitzen dugu beti egiten dugun moduan administrazioaren urratsa izaten da aldamenean egon gertu egon eta lagundu irtenbide hori bilatzen eta berdin zaigu sestaon izan zamudion izan azpeitian izan edo gasteizen izan beti portaera berdina

enpresaria baldin badago eta enpresariaren borondatea argia baldin bada eta zehatza baldin bada hortxe izango gara jarduera ekonomiko hori aurrera eramateko lagungarri administrazioaren aldetik egin behar ditugun tramite guztiak eginez hori errazena

gertatu den bezala eta gertatzen den bezala ez da la naval bakarrik

aipatu ditugu behin baino gehiagotan la navalen proiektu horren eta beste batzuen

bilakaera ikusita irtenbide baten bilaketan

lehendabiziko fasean baina baita ere bazeuden beste arazo batzuk

baina duela egun gutxi entzun nuen sindikatu baten ordezkaria aipatzen baita ere beste arazo bazeudela hori aurrera ez eraman ahal izateko beraz

baina guzti hau egia da gogorra eta zaila baina iraganaz ari gara eta nik uste dut une honetan etorkizunari ere begiratu behar diogula eta etorkizuneko proiektuak nahi ditugunez eta nik uste horretan

etorkizuneko proiektuak herri honetan nahi ditugula gehienbat industrialak izatea leku guztietan herri guztietan eta aukera guztiak baliatuz beti legearen barruan ze badirudi bultzatzen ditugun proiektuak legearen gainetik pasatzen direla beti legearen barruan

eta guztiak zainduz eta posible baldin badira lagunduz eta ez badira posible noski berme horiek aurretik daude beste edozeinen gainetik hori

euskadi eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

bada bulo bat oso mingarria dena eta bulo hori da esatea langileen helegitea oztopatu duela hemen proiektu industrial bat egitea

eta beste aldetik mingarria aurreko egunean aukera izan nuen

la navaleko langile ohi batekin egotea asteburua zen eta esaten zidan ferroletik etortzen zela eta ez asteburu guztietan beste batzuk cadizen daude ez dira guztiak baina egoera horretan daude eta horietako batzuk dira helegitearen aurkezpenean parte hartu duten sindikatuetako kideak

baina sindikatuek beti esan dute beti edozein inbertsore hurbiltzen bazen proiektu serio batekin helegitea

eta hori da aitzaki bat aitzaki huts bat eta aitzaki mingarri eta faltsu bat gainera epaitegi gorenak bertan behera utzi zuen langileen helegitea konkurtsoaren azkenengo fasea hasi baino lehenago hor egon zen tarte bat

bertan behera gelditu ondoren eskaintzak aurkezteko

heldu baino lehenago eta tarte horretan ere balizko aukera horiek helegiteagatik aurkezten ez ziren

beraz mesedez izan gaitezen zintzoak eta ez dezagun jar langileen gainean

presidente andrea aurreko fasera baldin bagoaz

bai aipatu proiektuak egon zirela helegitearen arazoa ez bakarra baina arazoa zen

eta proiektu serio bat baino gehiago zeuden eta administradore konkurtsalekin eta langileekin hitz egin zen eta ez zen posible izan hori

gauzak argi utzi egia da beti esan dugula iniziatiba pribatua egon behar duela eta horretarako landu dugu bat

baten bat badago interesgarria baina hori esaten dugunean baita ere beste hainbat lekuetan gertatu da eta momenturen batean entzun nuen

beraiek baita ere parte har zezaketen horrelako alternatiba batean eta hori entzun nuen pasada batean egun batean baina gehiago ez zen aipatu

bere ardura zatitxoa izango du zatitxo bat agian baina ez dago dena batean beti bezala arazoak daudenean ardurak

ingurumeneko sailburuari egina jaurlaritzak aernnovak itp erostea babesteari buruz casanova jauna zurea da hitza

pasa den astean komunikazio medio batek

nahiko zehaztatuta zegoen informazioa horrek ez du esan nahi egitazkoa denik baina zehatza bazen

elkarrekin zaudetenok honen inguruan galdera egin zizkizuten eta erantzun zenuten nolabaiteko konfirmazioa

esan zuen zu zarela elkarrizketatan zaudela prozesu horretan eta zuk azpimarratu zenuen

guk galdetu nahi duguna gaur da ea prozesu hori martxan dagoen ea jaurlaritza

laguntza ekonomikoki laguntzeko eta parte hartzeko prest dagoen eskerrik asko

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea casanova jauna

askotan hitz egin dugu sektore aeronautikoa guretzako garrantzitsuenetako bat da zergatik gainera teknologia ikuspegitik teknologia gorena daukalako eta sortzen dituen enpleguak garrantzitsuenetakoak daudelako eta kalitatezkoak kasu honetan badakigu baita ere

beste enpresak ere baditugu garrantzitsuak direnak jarri sener aciturri edo

balio kate osoan daudenak eta oso garrantzitsu bezala dutenak horrelako operazio bat zertarako operazio bat esaten dut salmenta operazio bat egokia izan dadin beraien etorkizunerako enpresa traktoreak dira eta behar beharrezkoak ditugu hemen mantentzea guretzako garrantzitsua baina ez bakarrik aeronautika sektorean ze erlazioa badute baita ere makina erreminta sektorea edo energia sektorea edo digitalizazioa begiratuta elektronika eta informatikari beraz sektore honek adar asko ditu eta guretzako ezinbestekoa da

momentu honetan gainera horrelako operazio bat ematen denean hau da

gure partetik esan behar dugu eh bilduren aburuz aernnovak ipt eskuratzeko aukera printzipioz aukera ona izan daitekeela euskal sektore aeronautikoko bi enpresa nagusiak direlako eta jakin badakigu sektore horrek momentu honetan behin behineko arazoak dituela

eta funtsezkoa da errotzeko herri honekiko bi enpresen jarduera uste dugu fusio edo operazio honek

eta horrek eraginkortasuna eta bideragarritasuna hobetuko lituzke bigarrenik egonkortasuna eta lasaitasuna ekar diezaieke bi konpainiei eta haien plantillei momentu honetan

hirugarrenez sektorean kapital publiko

badagoela eta laugarrenik urrundu egiten du enpresa horiek herriarekin

azken hauek beti lan baldintzak ahultzeko eta enplegua suntsitzeko joera dutelarik hau esanda esan behar dugu pixka bat gehiago esan behar dela eta gure

ñabardura edo baldintza batzuk ere ezarri behar direla a nuestro entender

azken finean enpresaren defentsa da enpleguaren defentsa eta ez

enplegua sortzeko enplegua berreskuratzeko eta kalitateko enplegua

euskal herrian indartzeko eskerrik asko eskerrik asko
casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea casanova jauna nik uste dut garrantzitsua dela

aipatzen duzunarekin edo beste edozeinekin guretzako horregatik aipatzen dizut hori prentsan egon daiteke

argi dago baina esan nahi dut aktore bat baino gehiago egon daitezkeela jokoan

ezaugarri inportanteak eta baita ere jakin behar dugu etorkizunera begira aipatu dituzun gauza guzti horiek egin ahal izateko ez dela bakarrik garrantzitsua orain erostea baizik eta aukera izatea

pandemia garai honetatik hobeto ateratzeko beraz proiektuari begiratuko diogu proiektua orokorrean enplegua sortzeko kalitatezko enplegua etorkizuna bermatua izateko

horrek jaurlaritzaren laguntza izango du eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina patronatoetan eusko jaurlaritzaren partaidetza duten tekniker

davalor salud sl sozietatearekin dituzten erlazio komertzialei edo enpresarialei buruz barrio jauna zurea da hitza

tapia andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa

ogasuneko sailburuari egina euskadiren bi mila hogeita baterako hazkunde aurreikuspenei buruz gordillo jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok gordillo jauna espero darle satisfacción

olatu berriak agertu dira eta horrek hirugarren hiruhilekoan hazitako susperraldia geldiarazi du horrek indarra kentzen dio aurtengorako espero den hazkundeari baina bi mila hogeita biko hazkunderako aldatu da urte horretan ehuneko bost koma zazpia haziko baita oso tasa sendoa

egungo aurreikuspenaren arabera industriaren susperraldi esanguratsua gertatu da aurten bertan eta balio erantsia ehuneko zortzi koma hiru handituko da azken erregistratu ez den tasa enpleguari dagokionez praren arabera okupazioak ehuneko bat koma bosta egingo du gora aurten eta bat koma zazpia datorren urtean hau da

aurten lanean eta beste hamabost mila zortziehun gehiago datorren urtean bi mila hogeiko

urteko batez bestekoa ehuneko hamar koma bostekoa izan zen

y no habremos avanzado nada muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

hamaseigarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

ikasle baten kasuan eusko jaurlaritza garraio eskolarako beka bat ordaintzera kondenatzen duen epaiari buruz gil jauna
zurea da hitza gracias señora presidenta

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

eskerrik asko bildarratz jauna gai zerrendako

ramos eh bildu taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina gazteek etxebizitza duinerako

legebiltzarburua legebiltzarkideok egun on bazen behin

etxe bat bizitzeko etxe bat pertsona guztientzat modu duinean bizitzeko formalki aitortutako eskubideak gauzatzea eskatzen zuena

eta bizitzeko gaitasuna eta baliabideak nahi eta behar zituen belaunaldi oso bat izan ere gu

zailtasun guzti hauek araba bizkaia eta gipuzkoako biztanleriaren zati handi baten bizitza proiektuak oztopatzen dituztelako

aurrera eramateko ezintzen gaituztelako egunerokoan aurrekoan ere kontatu nizuen informazio asko dudala egungo alokairuen inguruan eta oraindik ere

milaka etxe jenderik gabe eta jendetza etxerik gabe etxebizitza larrialdi baten aurrean gaude gazteen kasuan gainera egoera are larriagoa da gazteen emantzipazioa kasik ezinezkoa bilakatu delako

hogeita hamalau urte bitarteko gazteen ehuneko hogeita hamaseia soilik dago emantzipatua hau da gure txikitako klasean hogeita bi klase kide baldin baginen gaur gaurkoz zortzi bakarrik daude emantzipatuak eta datu horiek

urteko datuak dira eta orduan ere datu kaxkarrekin esnatzen ginen orduan ere kronika beldurgarriekin esnatzen ginen herritarrok ez dugu

gurasoen menera bizitzen segi abusuzko alokairuak ordaindu edo bizi osorako hipotekatzea da gelditzen zaigun aukera bakarra

pisu turistikoak nonahi bertan ikasi dugunok oso ondo ezagutzen ditugun ikasle pisuekin ematen diren espekulazioak egunero bizitzen ditugu alokairuen prezioak izugarri altuak ordaindu ezin direnak

oinarrizko eskubidea negozio iturri bilakatu delako eta denon eskubidea behar lukeena gutxi batzuen luxu bakarrik delako

modu prekarioan bizitzera kondenatu dira gazteak hitzeman ziguten horrengandik oso urrun aurkitzen gara oraingoan ikasteak ez du lan bat ekarri

emantzipatzeko aukera ekarri inoizko langabezia tasa altuenak lan baldintzak kaxkarrenak eta gainera bizitzeko lekurik gabe nos decís que la vivienda

sin soluciones ni una casa digna donde vivir blokeoa eta paralisia da bizitzen ari garen gauza bakarra gure bizitza proiektuak blokeatzen dira momentu oro etorkizun hurbila irudikatzea oso oso zaila delako ziurtasunak falta zaizkigulako eta baldintza horietan

ez delako guztion aukera eta eskura dagoenen kasuan ere izugarrizko beldurra

ezin dugu onartu hilabete batetik bestera alokairua igotzea gure bizi baldintza kontuan hartu gabe inmobiliaria handien menpe egotea pisu bila gabiltzan aldiro alokairu merkatu ezegonkor honek gure egunerokoa markatzea ez da justua gazteen lauk gehiegizko esfortzu ekonomikoa egiten dute diru sarreren ehuneko berrogei errenta ordaintzera bideratu behar dutelako

gauza badakigu gainera bizi baldintza miserable hauek prekarietatea izugarri hedatu dutela eta denboran eta adinean ere hedatu dutela beraz etxebizitza

gauzatuta badakigu gainera badaudela programak laguntza zehatzak eta bestelakoak gobernu honen partetik ere aurrera eraman direnak etxebizitza politika egiten dela kontzienteak gara eta gazteei bideratutako hainbat kontu

hala ere egoerak exijitzen duen larritasunagatik kalean entzuten den horregatik egunerokoan ikusten dugunagatik gazteontzat bideratutako programak egokitu eta findu egin behar direla uste dugu gure taldetik eta neurri bereziak hartu behar direla gainera

larriz gure ardatza gure politiketan ardatza izango baldin bada argi daukagu guk emantzipazioaz aritu behar garela gure bizitzen gaineko erabakimena delako emantzipatzea eta horretarako oinarrizkoak diren elementuak bermatuta

bermatuta araututa eta baliabideez hornituta eta hori instituzio publikoen partetik etorri beharko da guk galdera argia egin dugu gaurkoan

arazo eta oztopoak gainditzeko edo hauen aurrean hau da benetan uste du gobernu honek orain arte aplikatutako neurriak nahikoa izango direla

gure buruari galdetu behar diogu ea non gauden eta nora goazen argi izanda beti bide hori jendearekin eta jendearentzat egin behar dugula horregatik

gobernu honen politiketan ez ditugu gure bizitzak duintzeko erantzunak topatzen gaztelagunek adibidez nekez laguntzen du emantzipazio tasa handitzen eta ematen diren laguntza kopurua gehienbat gutxiegi delako ez da posible gaztelagun dena konponduko duen programa estrella edo programa izar bat bezala azaltzea ez dugu sinesten datuek kontrakoa esaten digutelako bi mila hemeretzian bi mila bostehun gazte gaztelagun programaren onuradun izateko helburua jarri zenuten gobernu honetatik

soilik lortu zuten programa honen onuradun izatea

igo zen emandako laguntzen kopurua baina hala ere hau oso datu eskasa da gutxi da planteatzen den helburua bera ere eskasa delako ezartzen diren baldintza murriztaileak direlako eta gazteek emantzipatzeko ditugun arazo

ez direlako programa batekin bakarrik konpontzen neurri bereziak behar ditugu gure baldintzetara egokituak izango direnak eta etxebizitzarako dugun eskubide horretan sakonduko etxe bat izatea ez da kapritxo bat ez da gure kapritxo bat ez zaigu oraintxe burutik pasa emantzipatzea gure bizitzak aurrera egiteko eta gure etorkizuna guk geuk

nahitaezko elementua da eta horretarako tresnak behar ditugu ezinbestekoak zaizkigu orain gainera gure egunerokoa uneoro baldintzatuta dagoen

edo deuseztatzen dizkiguten honetan gure eskubideetan sakontzeak eta hauek garatzeak izugarrizko garrantzia hartzen du inoiz baino gehiago gure behar eta

adina ez dator bat euskal gazteek adin ideala edo buruan duten adin horrekin izan ere bi mila hamazazpian argitaratutako datu batzuen arabera

emantzipatzeko beraz guretzat interes honek gure politikak markatu behar dituela defendatzen dugu eta gazte aurpegia du gainera antsietateak eta gazte aurpegia du ere depresioak orain dela bi aste

baina inoiz baino gehiagotan esan behar dugu inoiz baino gehiago gertatzen ari delako ze guk bai zerbait ulertu dugu eta kalean gertatzen dena beti

denon arazoak dira eta gazteen ehuneko berrogeiak depresio zantzuak izan ditu edo ditu

eta depresioa ez da kasualitatearen ondorioa ez da soilik krisi honek sortutako neke orokortuaren ondorioa ez da soilik hori depresioaren erantzulea

aukera dute gaitasun hori dute horregatik guretzat bi

emantzipazioa eta gazteen gorputzak beharrak eta interesak erdigunean jarriko dituzten politikak martxan jarri ditzakezue edo bestela kontrara gazteen gehiengoari bizkarra eman eta egoera salbatzeko politikakeriatan ibili zaitezkete berriz hemen bi aukera hemen bi eredu eta besterik gabe hasi dudan moduan amaitzeko behinola izan ginelako eta gaur ere bagarelako ez ditugu gure bizitzak inoren menpe utzi nahi

gure errelatoa eraiki nahi dugu guretzat gurekin eta guretzat

egunen batean sartuko delako gobernu honen kalabazan eta aterako delako nonahi hala bada lakuan bertan eskerrik asko eskerrik asko

saez de egilaz andrea arriola jauna zurea da hitza

kontu bat ekarri dugu gaur puntu honetara aipatu bezala bizitza askoren inguruan hitz egiten gabiltzalako ez delako kapritxo bat desde luego eta

eta gainera denboran gehiegi luzatzen ari den arazo bat delako badakigu koiunturak ez duela laguntzen baina erantzun zehatzek

lagundu dezakete gure bizitzak berehala aldatzen eta ez gaur egun ikusten dugun blokeo eta ezinegon hori sufritzen begira gai hau gainera mahai gainean jarri dugunak ez gara gu izan gobernu hau izan da beraien zuen politika ba etxebizitza politikek ez dutelako eraginkortasunik izan eta zuek izan zarete

eta grafiko honetan adierazten da argi eta garbi herritarrek egiten duten balorazioa eusko jaurlaritzak politika zehatzetan emandako erantzunen inguruan

gazteek okerren baloratzen duten ildoa dela

gazteen artean kasu honetan etxebizitzak duela eta hau ez da sorpresa bat ikusten dugu

ez dagoelako pozik eta lotsagarria iruditzen zaiolako hemendik egiten ari den lanketa zentzu horretan guretzat aukerak badaude eta borondate politiko kontuaz

hemen lehen lerroa gazteontzat da lehen lerroa edo funts putreentzat da lehen lerroa gazteontzat edo banketxeentzat gazteontzat edo euren jabetzekin espekulatu nahi duten horientzat alfonbra gorria nori jarri diozuen ikusita ba guk badakigu gutxi asko nondik nora joango diren

esfortzu gehiago eta batez ere azkartasun gehiago exijitzen dugu atzo jakin genuen gainera holandak ere alokairuak mugatuko dituela hemen esan bezala aukera bat galdu genuen hori legez egiteko mugatu daitezkeelako eta gainera gaur egungo errealitatean

horretan hemen ere ezetz esan zenioten madrildik etorriko zelako orain madrildik ez dakigu zer datorren noiz datorren beraz ba bueno termino berdinetan lan egitea exijitzen dugu guk ere eta behingoz

datuak hobetzea baina batez ere alternatiba errealak ematea gure bizitzak modu duinean aurrera eramateko eta batez ere gure bizitzen erabakimena
gazteona izateko besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina abiadura handiko trena euskadira iristea zein horretarako lanak atzeratzeari buruz